gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena lan ikuskatzaileen zerbitzua indartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sanchez anderea zurea da hitza

arlo guztietan pribatuan zein publikoan prekarietatea

oso egoera lazgarriak ematen ari dira obretan zein enpresa batzuetan

edo irratia entzuterakoan entzuten dugu lan hitzarmenak edota lan arauak ez betetzeagatik lan gatazka

eta horiek salatzen diren kasu batzuk dira guztiak ikusten ez diren arren

esaterako san mames futbol zelaia eraikitzeko obretan lan egiten zuten langileen afera

sortu diren lan gatazkak edo abiadura handiko trenaren obretan ematen diren arazoak baina zoritxarrez horiek ez dira izan kasu isolatuak benetan

zein enpresetan ematen dira esklabutza egoerak

baina kasu lotsagarriak ezagutu izan ditugu hala nola langileei beraien jatorriaren arabera soldata ezartzea nahiz eta sinestezina izan horrelakoak eman dira enpresa batek bere langileei portugaldarra

soldata ezarri die eta obra berean ezberdintasun nabarmenak eman dira lan berdinak egiteagatik pertsonaren jatorriaren arabera

euro orduko batzuek eta bere lankidea portugaldarra izanda bost euro

gehiago eragiten die kolektibo ahulei esate baterako

emakumeak gizartean oro har zein lan merkatuan aukera gutxiago izaten badute ere lan prekaritatearen ondorioz egoera latzak sufritzen dituzte

emakumeen artean ematen diren aldi baterako tasetan edota gizonen eta emakumeen arteko lan soldaten arteko arrakalan ez batzuk ezin dituzte

gizarte segurantzan ez daudelako altan emanda eta batez ere etxeko langileei eragiten die egoera honek

jarduera horretan izugarrizko esklabutza egoerak ematen dira milaka ordu lan egin ondoren soldata ridikuloak

eta lan harremana agortu ondoren inolako eskubiderik gabe baina emakumeena lan eskubideen urraketan gehien pairatzen duen kolektiboa izateaz gain oso lazgarria den gaitza sufritzen dute jendarte matxista honen ondorioz lanean ematen diren indarkeria sexualaren erasoak

beren enpresetan egon behar diren protokoloak aktibatu behar direla kasu horietan kasu asko ez dira salatzen lana galtzearen beldurrengatik baina ez

ez delako gazteek ere

gero etagehiago pairatzen ari dira lan baldintzak gero

eta edozein lan hitzarmenetik kanpo dauden lan baldintzak izaten dituzte enpresa askotan

edo lan kontratuak kateatzen edo aparteko orduak ordaindu gabe

eta zerrenda luzea da lan arriskuen eremuan langileek izaten duten prekarietatea eta lan istripuak izateko arriskuaren arteko harremana

horregatik lan prekarioak ez egoteko eta prebentzio arauak betetzen direla ziurtatzeko ikuskaritzak bisita prebentiboak egitea oinarrizkoa da prebentzio neurriak betetzen ez dituzten enpresei isunak ezartzea ere horrela seguru kontu horrekin arreta gehiago jarriko dutela

testuinguru hau azaltzea garrantzitsua iruditu zait lan ikuskaritzak duen papera ulertzeko ezinbestekoa delako

eta arriskutsu guzti horrek ekiditeko tresnetariko bat delako horregatik lan ikuskaritza indartzeak bere garrantzia du dituen funtzio guztietatik batez ere lehena eta garrantzitsuena

zaintzea eta betearaztea eta horren barruan lanaren eta sindikatu harremanen antolaketa

funtzio horretan lan proaktiboa eta prebentiboa egin behar du hau da salaketa edo istripu baten egon aurretik ikuskaritzak egitea beharrezkoa da bat gertatu baino lehen eta badakigu horrelakoak ere egiten direla

baina datuak erakusten digute ez direla nahiko ikuskaritzak dituen errekurtsoekin ezinezkoa dela ikuskaritza era proaktiboan aritzea

talde proposatzaileak azaldu duen bezala bi mila hamabiko urtarrilean egindako eskumenaren transferentziaren ondoren langileak transferitu ziren baina ez

eh bilduk ez du zalantzan jartzen lan ikuskaritzaren langileak egiten duten lana inolaz ere ikuskatzaileen elkarteak berak salatu zuen bezala gero eta langile gutxiago zeudela eta lehen hiru pertsonen artean egiten zuen lana orain langile batek egiten duela azaroaren zazpian pobreziari aurre egiteko monografikoaren eztabaidan

gaiarekin zerikusi handia duen ebazpena onartu egin zen legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio bai sektore publikoan eta baita pribatuan ere

errotik mozteko prebentzio legea betetzen dela ziurtatzeko eta hortaz lan

ikuskaritzaren legedia zorroztu eta bitartekoak indartu ditzala batez ere eraikuntza jarduera ekonomikoari dagokionean esan dudan bezala ebazpena

gaur eztabaidatzen ari garen legez besteko proposamen oinarritzen den talde sozialisten taldeko ebazpenari beraz esan behar dugu legez besteko proposamenaren xedearekin bat gatozela

aldea dagoela ikusten dugun konponbidearekin eta talde sozialistek proposatzen duenarekin

lehenengo puntuan eskatzen dugu urte bateko epean lan ikuskaritzarako langileen kopuruan heren batean

eskuzabalak izan gara puntu honetan urte bateko epean egiteko

agian norbaitek pentsatu dezake heren bat gutxi dela kasu horretan ez genioke ezetzik emango norbaitek proposatuko balu kopuru hori handitzea

aurre egiteko orain dauden langile kopurua handitu behar dela guk uste dugulako lan karga handiegia dela horrela salatu dute langileek eurek

sei hilabeteko epean gizarte segurantzaren kudeaketa osoa barneratuko duen euskal babes sistema publiko integrala osatzeko ibilbide orria

aurkez dezala horretarako beharrezko diren eskumen eta bitarte guztiak

euskal babes sistema publiko integrala izatea izango da konponbidea ez bakarrik lan ikuskaritzari dagokionean

osoa errotik aldatzeko sistema justuago bat eraikitzeko sei ibilbide orria diseinatzea eskatzen dugu talde sozialistek proposatzen duenari buruz lehenengo puntuan eskatzen denean ahalik eta azkarren uste dugu oso zabala izan daitekeela epe hori beraz egokiago ikusten dugu

eta gauza bera gertatzen da bigarren puntuarekin lanpostuak handitzea eskatzen denean agian eren bat gehiagorekin ez da nahikoa izango

guztiei aurre egiteko eta batez ere ikuskaritza prebentiboa egiteko proposamena ere oso zabala iruditzen zaigu horregatik uste dugu gure zuzenketak bidea irekitzen diola
errotik eusteko besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkarian den aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea

sailburua legebiltzarkideok arratsalde on alderdi sozialistaren lan ikuskatzaileen zerbitzua indartzeari buruzko legez besteko proposamena dugu

aurkeztuta gaiaren inguruan mintzatu gara legebiltzarrean ekimenak berak

egun hartan esandakoak eta departamentua lanean dagoenez zerbitzua indartzeko ez genion zuzenketarik aurkeztu legez besteko proposamenari ados gaudelako eskatzen denarekin eta bide horretan

negoziaketa bat zabaltzeko gutxienez alde bik

borondatea agertu behar dute kasu honetan

sailak ez du etsiko postu guztiak hornituta egon arte

ekimenaren bigarren puntuari dagokionez aburto sailburuak

amaitzeko ez dugu etsiko eta saiatuko gara aurrerapausoak ematen gai honetan ere eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sánchez andreak dauka hitza

sánchez andrea eh bildu taldearen ordezkaria zulaika anderea zurea da hitza egingo dut

erantzun txanda honetan sanchez

eskerri asko eskerrik asko zulaika andrea mistoa bai maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna eztabaida amaituta
bototara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamairu bai

gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena benetako ingurumen prestakuntza eta bitarteko

abiarazteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza eta mesedez isiltasuna

mesedez isiltasuna denoi mesedez pues bien

espero contar con la aprobación de esta cámara eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen

guztioi orain dela bost urte

gai bat berriro ere legebiltzar honetara dator eta dator garai hartan onartutakoa dirudienez ez dela bere osotasunean bete

urtean ekarri genuen gai hau lehenengo biderrez legebiltzarrera eta garai hartan hainbat eragile ekologista egiten zuten aldarrikapena gurea egin genuen

talde ekologistaren aldarrikapena fiskaltzaren aldarrikapen bat ere bazen ertzaintzak zuen baliabide falta ez zuen errazten mota honetako delituak jazartzea ingurumen eta hirigintzaren kontrako delituak jazartzea

talde berezi bat eskatzen genuen ingurumen eta hirigintza delituak ikertzeko eta ez genuen hori lortu horren ordez

ingurumen eta hirigintza delituen inguruan formazio berezia duten

eta nagusi bat daude nahikoa nahikoa da hori guretzako ez eta datuak hor daude ezetz esateko hamairu atestatu bi mila hamabigarrena

bi mila hamairugarrena urtean eta gehienak artxibatuta

eta eskasak dira baliabide pertsonal eta material nahikorik ez dagoelako

baina baliabide material barik ezinezkoa da ondo ikertzea mota honetako delituak isuriak lur kutsatuak zaratak

oso zaila da atestatu on bat egitea eta oso zaila da ere gero sumario batean baliagarria izan daitekeen atestatu on bat egitea

soilik guk eskatzen edo pentsatzen duguna dirudienez fiskaltzaren iritzia ere bada

gaur egun ematen den formazioa ez dela nahikoa eta

ezinbestekoa dela baliabide materialak eta teknikoak ez daudela mota honetako delituak ikertzeko edo behintzat atestatu on bat egiteko gero sumario edo inspekzio batean baliagarriak izateko

baiezko bozka emango diogula adostu den testuari pentsatzen genuen

hobetu dela unitate bat edukitzea bere garaian hori da aldarrikatu

horrela pentsatzen dugu benetan seriotasunez eta beharrezkoak diren

direla mota honetako delituak baina tira adostutako testuan estruktura finko bat ezartzea

adosten da eta ere berean guretzako funtsezkoa dena baliabide tekniko eta material nahikoekin

ikusteko benetan nahikoa den ala ez eskerrik asko maeztu jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jauna zurea da hitza

votaré a favor de la transaccional gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

maeztu jauna hitza hartu nahi duzu bai zure baimenarekin lekutik

benetan arduratzen ingurumen eta hirigintzaren kontrako delituak ondo jazartzea ondo ikertzea gehienbat erabiltzen duen argudioa denean esatea agente guztiak gaur egungo ertzaintzaren agente guztiak

ikertzeko dakigunean delitu batzuk ondo ikertzeko

euren tipo penalarengatik behar dutela formazioa eta askotan baliabide bai pertsonal eta material bereziak

jarraitzeko sekzio berezi bat edo fiskalak edo genero delituak eta berdin berdin ingurumen

duten tipo penal bereziarengatik ondo formatuta egon behar dira

egoki barik noski kasu batzuetan nahikoa izango dela

beste administrazio ez poliziala duen baliabideak erabiltzeak baina

berehala ikertzea berehala aztertzea ezinbestekoa da eta askotan administrazioak ezin du hori bermatu

berehala joateko leku horretara laboratorio konkretu batekin kontratatu

direla eta gero hori ezinbestekoa da atestatu on bat egiteko eta benetan ondo gero ikertzeko mota honetako delituak beraz uste dugu eskatzen dena

baina tira gure aldetik iragartzen dugu galdetuko diogula

betetzeko eskerrik asko maeztu jauna unzalu jauna zurea da hitza bai presidente andrea

maneiro jauna ez zorrilla jauna zurea da hitza

pp como bildu isiltasuna mesedez

bototara jarriko dugu euskal talde popularrak mistoa upyd eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrenda